presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok alderdi popularrak aurkeztutako mozioaren aurrean

bere aurrekaria den interpelazioari buruzko gogoeta bat egin nahi genuke interpelazioak bake eta elkarbizitzarako idazkaritza nagusiari buruzkoa

gai horrekin lotura zuzenik izan ez euzko abertzaleak taldearen ustetan idazkaritza nagusia hau sortu lehendakaritzan bertan kokatu eta bere arduradunak izendatzerakoan lehendakariak erabaki zuzena ez ezik

hartu egin zuen bai egituraren aldetik baita osatzen duten pertsonak aukeratzerakoan alde batetik idazkaritza bera sortu eta

agerian uzten du gai honi ematen zaion garrantzia bakea elkarbizitza eta normalizazio politikoa behin betiko lortzea eta sendotzea lehendakariak legealdirako ezarritako hiru ardatz

eta idazkaritza ardatz horren zerbitzura jartzen den bikaina da orain arte giza eskubide biktimenganako arreta bakegintza eta elkarbizitzarako politika publikoak

sakabanatuta zeuden nolabaiteko indarrak ahultzeko arriskuaz oraingo honetan berriz guztiak batu ondo koordinatu

ezta parekatu gabe memoriadun bakea eraiki nahi dugu berau izango baita berriro

orainari dagokionez terrorismoaren amaiera eta bakea behin betiko finkatzen lagundu eta gizarte normalizazio prozesu bat sustatu bakea

bakea eta normalizazioa behin betikoak izan daitezen

espazio bat sustatu non errespetua demokrazia desadostasuna eta helburu politiko guztien defentsa normaltasunez

eta guzti hau jakina biktimak ahaztu gabe beraientzako egia justizia eta ordaina bermatuz

ezta parekatu gabe horretarako behar bezala garatu beharko dugu terrorismoaren biktimen aitortza eta ordainerako legea

behar diren erabaki normatibo eta politikoak hartuz jaurlaritzaren konpromezua horretan argia da

baita fernández jaunak berak gure helburua aurrera egitea da adostasunak landuz eta ahal den neurrian adostasunak lortuz

eta hori izango da aurrerantzean ere adostasunak lortzea funtsezkoa da badakigu

ez da izan baina gutxienekoak lortu ditugu eta ez dira nolanahikoak izan lehengo egunean fernández jaunak berak esaten zuen bezala adostasun txikien bitartez adostasun oinarrizko sendo eta ahalbidetuko ditugu horretarako ezinbestekoa ikusten dugu lan isila alderdikerietatik

eta gure lanerako deia egin dezagun denok ahalegin berezi bat aldendu dezagun bakegintza plazatik zaindu diezaiogun

eta landu ditzagun akordioak osoko bilkura hau bukatzen denean izango dugu lehenengo aukera gure gizartea ordezkatzen duten lau

beharrezkoa da eta guk zintzotasun eta umiltasun osoz dei egiten diegu denoi parte hartzera eztabaidatzera

hori izango baita etorkizun aske eta baketsuaren bermerik onena eskerrik asko eskerrik asko
iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txanda sartuz eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andereak dauka

egun on presidente anderea lehendakari jauna legebiltzarkideak

eta honetan ados nago iturrate jaunarekin aurrekaria izan gabe ez daukatela zerikusirik aurretik

eta orain aurkezten den mozioa interpelazioak esaten zuen hitz egin behar zela secretaria de paz y convivencia eta aldiz

del terrorismo zer dute ikusteko elkarren artean la señora quiroga mencionaba

hemen nik nire iritzia eman dizut puntuz puntu eta gainera eman nahi dizkizut batez ere bi puntutan bata

es legítima toda violencia eta horrela da nik ikusten dudan moduan

esaldi bat badago idazle bat tony morrison iparamerikarra

eskaintzea bortizkeria deslegitimatzeko bide bakarra da giza eskubide guztiak onartzea aplikatzea eta

egin behar dena da askatasun politikoa ezartzea orduan eta bakarrik orduan jarri daiteke kolokan

hain zuzen ere helburu politikoak lortzeko edozein ideia edozein proiektu defendatu eta gauzatu egin daitekeenean hitzaren bidez

ezagutu dute bortizkeria hogei

pairatu dute gatazka politikoa euskal herriak ezagutu duen gatazka hain zuzen ere gatazka politikoa delako

eta beraz konponbideak ere politikoa izan behar du gu ez gara lehenengo herria gatazka politikoa eduki duenik

konponbidearen bidean jarriko denik politikariok soluzioak emateko gaude

del terrorismo lehendakari jaunak bere erantzuna eman zuen eta nik orain nirea eman nahi nuke eta nire erantzuna da

eta bai hau da biei bai alde batetik erakunde armatu batek erabakitzen duenean armak uztea eta politika eremua eramatea politikagintzara erantzuna izan behar da beti bai beraz lehenengo galderari bai

orain arte bortizkeriaren eremuan egon dena eta beste alde batetik ados gaude biktima guzti guztiek merezi dutela memoria egia

honekin kontsekuente izatea hain zuzen ere legebiltzar honetara datozenean zenbait biktima

eta hemen hartuko ditugula errespetuz eta entzungo dugula beraien egia beraien memoria eta erantzungo diegu beraien justizia eskaerari

eman diezaiogun aukera bat bakeari démosle una oportunidad

si lo consiguiéramos nik ez dut esango lehengo egunean aurkeztu zen

ez nator bat esaten duen guztiarekin baina kontua ez da abiapuntua ezberdina izatea badakigu hemen abiapuntua ezberdina da

kontua da xedea helburua izatea kontsensuatua eta

eta horretara goaz eta zuekin goaz uste dugu aukera paregabea daukagula gaur eta hemen hain zuzen ere gaur hemen hiru ekimen

bata da hain zuzen ere hemen aipatzen ari garen bakearen eta konbibentziaren idazkaritza bestea da gaur bertan martxan jarriko den

ponentzia eta hirugarrena da gaur bertan hasi eta bihar amaituko den foro soziala hiru aukera hiru oportunitate

zintzoa eta zuzena egin nahi diegu talde guztiei hain zuzen ere bertan esateko zer duten esateko eta zer duten kritikatzeko eta entzuteko ere bai guztiok dugulako asko entzuteko emateko eta joko horretara gonbidatzen ditugu talde guztiak entzutera eta ematera eta horretan topatuko gaituzte
eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea

eskerrik asko quiroga andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak

de impunidad nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den

hitza eskerrik asko lehendakari andrea lehendakari jauna

nik lehenengo eta behin eskatu nahi dut bozketa egiterakoan puntuz puntuka egitea

puntu batzuekin bat gatozelako eta beste puntu batzuetan uste dugu nabarmen hobetu daitezkeela eta horregatik ez diogu puntu horiei

horregatik nire eskaera puntuz puntuka egiteko

eskatu daitekeen minimoa da galdetzea presentatzea aurkeztea

eta gero horrela aukera ematea gure erantzuna jasotzeko batzutan inpresioa ematen dit eta ez dut pertsonalizatuko baina batek baino gehiagok esan du

eta nik ez dakit zergatik entzuten dudan todos tenéis que asumir vuestras responsabilidades nik ez dakit aditza

asmatzen baina ezin da esan modu erretoriko batean todos tenemos que eta bakarrik pentsatu adierazi eta bizi

kolektiboa da frakasoa frakasoa kolektiboa da eta hemen badaude banatzeko guztiontzat labur egingo dut nik quiroga andreari esan behar diot en primer lugar que no he seguido

hitz egiten ari da mesedez ez dut onartuko esatea que estuve tan campante

mesedez mintegi andrea momentu bat mesedez

mesedez mesedez mesedez

mesedez eta amaitzeko berriz ere

benetan egiten ari naiz eskaintza zintzoa bakegintzarako gaur

eta nahi nuke zuek egotea gaurko ponentzian eta prest gaude zuekin hitz egiteko behar den lekuraino eta adosteko behar diren neurriak hain zuzen ere aurrera egin behar dugulako eta gure eskaintza gure eskua zabalik gaur orain

elkarrekin egoteko ponentzian eta seguru nago gainera posiblea dugula aurrera egitea seguru nago eta bestela

gure gainetik ere etorriko da guk nahi edo nahi ez etorriko da

prozesu natural horri etorriko da hain zuzen ere

hori nahi duelako eta gure gainetik politikaren gainetik lortuko da guk egin dezagun alde eta ez kontra

hor dago mahai gainean espero dut gero ikustea eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea eztabaida amaituta bozketara
jarriko dugu quiroga cia andrearen mozioaren jatorrizko testua

bozketa berriro hasiko dugu

bozkatu dezakegu pp taldearena jatorrizkoa bozkatzen dugu

bai hamabost ez berrogeita hamazazpi ondorioz ez da onartu jarraian mistoa

zuzenketa bozkatuko da bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hamaika ez

ondorioz ez da onartu eta orain erdibideko zuzenketa bozkatuko da puntuka bozkatu nahi da

arazorik zuena nola da bat eta bost elkarrekin

banan banan bozkatuko dugu erdibideko zuzenketaren batgarrena puntua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hamabi abstentzioak bat ondorioz batgarrena puntu hau geratzen da uste dut bigarrena eta hirugarrena bozkatu ditzakegula elkarrekin jarraian bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita bi ez hamaika abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratzen dira bigarrena eta hirugarrena puntuak

eta azkenik bostgarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratzen da bostgarrena puntu hau ere gai zerrendako

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua autonomia erkidegoaren kanpoko ordezkaritzei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda

baina gaira zuzenduko gara edo gaur zer gaude denok zure gaia esan dut ondo asko zein den mesedez

jarraituko duzu edo zuk ere ez duzu jarraitu nahi zuk erabaki

sentados maneiro jauna
jarraituko duzu

helburu hau ez da euskal enpresen edo unibertsitateena soilik

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren

barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak

mila esker presidente andrea eguerdion guztioi

sozialistentzat euskadiko presentzia nazioartean oso inportantea da guretzat herri politika bat da por eso nos propusimos

guretzat eusko jaurlaritzaren kanpo harremana herri politika da esan dudan bezala herritarren enpresen unibertsitateen eta kultur zein erakunde sozialenera eta oro har kanpo harremanetarako bokazio duten arlo guztietako antolaketen zerbitzura egon behar da

unea da jatorri guztiko eta arlo guztietako pertsonak euskadiko errealitatera erakartzeko es el momento de establecer estrategias específicas

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

eguerdi on guztioi gaur maneiro

honek eta orain artean nire aurretik parte hartu duten bozeramaleen posizionamenduek argi uzten dute kanpo ordezkaritzatik

eta kanpo ordezkaritza horiek egunerokotasunean daukaten

gai honen inguruan badagoela transfondo bat eta azken finean horrek atzean dagoen horrek baldintzatzen duela erabat

maneiro berak daukan jarrera eta baita

legebiltzarkidea tematia ez denik ez gai honetan bakarrik baina

hotz egiten dituen horiek atzo

begirada xume bat txiki bat ematen ibili nintzen eta gaia errekurrentea dela esan behar bi mila zortzian jada bere blogean idazten zuen

bi mila hamarean upyd pide reducir embajadas vascas bi mila hamabian

gaur berriz ere gaia ekarri digu aurrekoan esan zuen bezala baina ez da

bitan aurkeztu du ekimen berdina bat ez legezko proposamen bezala eta bestea gaur tratatzen dugun mozio hau bezala galdetuko nuke hau ez ote den bikoizkeria

ekarri dudala nahi nuke baita aprobetxatu akordarazteko edo aklaratzeko

jaurlaritzak kanpo ordezkaritzak dituen lekuetan ez dela bikoizkeriarik

txertatzen direlako bikoizkeria bakarra dagoela momentu honetan estatu batuetan ameriketan ematen dena baina hori ere

idazkari nagusiak azaldu zuen bezala konponduko da epe labur batean bikoizkeria da bi mila hamabiko uztailean oker ez banago tratatu zen ekimen berdina berriz ere ganbara honetan tratatzea

bere saiakeretan eta alderdi popularrak ere akaso barrio jaunak aipatu duen bezala bruselako egoitza

diskurtsoarekin eta ez da berria ibarretxe lehendakari zenean

genituen eta harrezkeroztik ere bai basagoitik orduan lehendakari egin berria zen lópezekin izandako

orain momentu honetan krisi egoera batetan bizi gara egoera ekonomiko latza nahiko tristea

eta desberdina balitz egoera ekonomikoa ez ote geundeke antzeko debatetan seguru baietz

erabili daiteke krisia aitzakiatzat erabili daitezke balizko milioi batzuk baina azken finean hemen

ondoan dagoena beste kontu bat da eta

kongresurako hauteskundeetarako aurkeztu duen programari begirada bat ematen jardun nuen ere eta egia da hainbat ekimen interesante dituela adibidez

kanpo harremanetarako idazkari nagusiak orain egun gutxi azaldu zuen modura nahitaezkoa da euskal sektore anitzeko interesak atzerrian defendatzea beti izan da beharrezkoa eta gauden egoera honetan berriz bi aldiz da beharrezkoa hazkundearen bidera itzultzeko

gu benetan hori horrela dela sinestuta gaude nazioartean leku bat

euskadik aitortza behar duela mundu zabalean pentsatzen dugu eta gainera ez horrela nahi dugulako bakarrik bizitzeko eta aurrera egiteko beharrezko egiten zaigulako baizik

da azken boladan oso modan dabilen kontzeptu bat eta hain ohikoa orain artean izan ez dena ikusten ari gara azken egun hauetan eta da nola normalean dezente diskretuak izaten diren enpresari

ari diren agertzen komunikabideetan nolabait españa markak beraien jarduera ekonomikoa

inplikatzen dien eragozpena salatuz edo aitortuz edo aipatuz hau da orain arte gure ekonomiak beste batzuk baino hobeto agoantatu izan badu neurri handi batean izan da

nazioarterako izan duten gaitasunarengatik baina ariketa horretan

azpian edo identifikatuak izateak eragozpena besterik ez omen die ekartzen gaur egun bizi den egoera dela eta

erabateko lehentasuna da eta horretarako ordezkaritzak ezinbestekoak ditugu geure marka propioa nekez lortuko genuke pentsatzen dugu horrelakorik espainiako

itzalpean aurkeztuko bagina eta egingo bagenu ere espainiako enbaxada batek bi enpresa lehiakor

aldeago egingo ote luke madrileko enpresa baten alde edo demagun arrasateko enpresa baten alde

bukatzen dut zuk aipatu duzu nola lehendakariak urkullu lehendakariak esan zizun herri bezala dugun helburu bat

nazioarte horretan geure marka eta gure izaera propioa lortzea eta hala da eta beste gauza bat ere esan zizun

luke berak nahiko nuke neuk eta makina batek nahiko genuke zuk dauzkazun horiek benetan enbaxada balira eta poztuko nintzateke

arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txanda

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on gaur aurrezki planaz mozorrotutako mozioa aurkezten digu baina errealitatean

eredu frankistarako atzerapauso demokratikoaren erakusgarri

aritu da esate baterako abiadura handiko trenaren euskal adarraren eraikuntzak baino mila bider gutxiago dena hala ere

azaleko neurriak besterik ez ditu proposatzen nahien ametsetako

honetan euskal identitatea desegitera bideratuta daudenak

euskal autonomi erkidegoan eta nafarroan dauden espainiako gobernu ordezkaritzen desagerpena eskatu

erretiratzea eta etxera joateko euskal instituzioek libreki eta demokratikoki hartzen dituzten erabakien zentzuratzaile izateari utzi diezaiola atzerriko ordezkaritzetan diru gehiago behar baduzue

uste dugu euskal herrian soberan ditugu espainiako ejertzitoaren koartel militarrak estatuaren aurrekontuaren sei milioi

euskal autonomi erkidegoan guardia zibilaren eta polizia nazionalaren lau mila kideak soberan ditugu eta hauek suposatzen duten gastu mardula ere bai

eta sentitzen dugu maneiro jauna baina hori ez da gure irudia hori ez da gure herriaren irudia besterik ez eskerrik asko eskerrik asko urrea
andrea erantzunen txandan mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza sí

barrio jauna euskal sozialista taldearen ordezkaria den mendia andrea
dauka hitza bai zure baimenarekin

eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andrea dauka hitza

kanpo ordezkaritzak mantentzeko eta uneko beharrei begiratuta eta azterketak

ikerketa hori egiteko eta balorazio horiek egiteko hori da planteatzen duguna eta beste gainontzeko ez dut esango guztia baina asko benetan ba karikatura bat edo iruditzen zait

spriren alde egin duzun alegatuarekin zeren ez badator bat zuen alderdiko hauteskunde programarekin eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu maneiro labayen jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hamar ez hirurogei abstentzioak bat ondorioz

bozketa euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez hirurogeita bat ondorioz ez da onartzen euskal sozialistak aurkeztu duten emendakina eta

emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hamabost ez berrogeita hamasei ondorioz ez da onartzeko

euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai berrogeita sei ez hogeita bost ondorioz onartu egiten da euzko abertzaleak aurkeztu duen

mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko

eitb erakundearen berrantolamenduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda da maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

tenemos que defender entre todos nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jaunak euskal sozialista taldearen ordezkariaren unzalu jaunak dauka hitza

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi eta egun on ere bai upvko ikasleei

eskerrik asko unzalu jauna eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jaunak dauka hitza

gure zuzenketaren edo erdibidekoaren zentzua azaltzerakoan batez ere adostasuna aurkitu dugu upyd gaur hemen

hasten dela abiapuntu okerretik hasten da uste dugulako

arazo nagusia ez dela bere dimentsioa eta arazo nagusia jendartearen atxikimendua galdu izana dela eitb oso egoera txarrean dago eta oso egoera txarrean dago arlo guztietan beste kontu bat da murrizketen politikek eta zuzendaritza berriak iragarri dituen azken hauek kontuan hartzen baldin baditugu bi mila bederatzitik ehuneko hogeita hamaseian murriztu da eitbren aurrekontua

urteetako kudeaketa kaskarrak ekoizpena murriztu izana eta ondorioz langilegoaren zati bat azpierabilia izatea hori beste kontu bat litzateke momentu honetan

guztien optimizazio eraginkorrago bat baina helburu nagusia euskal irrati telebista publikoaren funtzioak ondo argitzea da ikus entzunezkoen egungo egoeratik abiatuta eitbk izan behar dituen helburu eta eredua argi izatea beraz uste dugu akatsa litzatekeela akats larria

finkatzea akatsa da eitb egoera honetara ekarri duten faktoreetatik abstraitu eta momentuko azterketa

koiunturalera mugatuko bagina eta momentuko egoera tamalgarri horren baitako neurriak hartzera soilik mugatuko bagina

eta horregatik uste dugu egituraren dimentsioaren eztabaida edo eztabaida horrek nolabait lehenago beste prebio bat behar duela eta

egituraren egokitzapena pixka bat jarraitzen diren helburuek definitua etorri behar dela eztabaida sakona dugu

uste dugu hori dela hemendik aurrera pixka bat aurrera atera behar duguna eta eztabaida horren ardatzak eta oinarriak osagaiak azken finean izan behar direnak pixka bat hemen

orain dela oso minutu gutxi jaso dut eitbko profesional hainbatek idatzitako artikulu bat eta sailburu anderea ere hemen dagoenez aprobetxatuko dut artikulu horren

eta honela dio bost puntu eitbrentzat lehen puntuan aipatzen du eitbk euskal herritarren zerbitzuko erakunde publikoa izan behar du jarraitu egiten du ez dut guztia irakurriko bigarren puntuan esaten du eitbk bete egin behar du sortzetik duen euskara bultzatu eta normaltzeko helburu estrategiko ondorioz

eta eraginari dagokionean hizkuntzak duen

honek esan nahi du adibidez nafarroa eta iparraldea kontuan izan behar direla ere hirugarren puntuan esaten du

independentziak lege berri baten bidez sakoneko aldaketa ekarri behar die zuzendaritza organoak aukeratzeko dauden moduei laugarrenean eitbk eredugarria izan behar du gaurko euskal kulturaren funtsezko osagaien errespetuan eta amaitzeko

eitbk kalitatezko erreferentzia profesionala izaten saiatu behar duela ikus entzunezkoen munduan guretzat hauek dira osagaiak

hauek dira ardatzak baldin eta eitb dagoen egoera tamalgarritik atera nahi baldin badugu alderdi popularreko kideak esan duen bezala

munduan jausia eman da eitbk mundu horretan lehiatu behar du eta guk lehia eitbk lehiatu behar baldin badu gaurkoan argi eta garbi utzi nahi dugun mezua da eitbk besteek eskaintzen ez duten zerbait eskaini behar duela da beraz zer da eitbk eskaini dezakeena beste guztiek eskaini ezin izan dezaketena

eta hurbiltasuna beraz osagai horien baitan planteatzen dugu eztabaida bat hausnarketa bat hausnarketa bat non adituak profesionalak tokiko irrati telebistak eta hainbat sektore bilduko dituena aurrera eraman beharrean ezinbestez aurkitzen gara
besterik ez eskerrik asko urruzuno jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

bai eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburu andrea arratsalde on jada beno oso labur arituko naiz izan ere nik

zuzenketarik aurkezteko asmoa ez geneukan

ondorioz jatorrizko proposamenari ezezko botoa eman eta baita ere aurkeztu zitekeen zuzenketa guztiei

denak dakigu orain dela aste bete justu legebiltzar honek zuzendari nagusi berria aitatu zuela eitb kudeatzeko eta ez zitzaigun bidezkoa iruditzen

aste bete hautatu berria izan den zuzendari nagusiari halako proposamenekin hastea bera entzun gabe

legebiltzar honetan ohitura denez datozen asteetan zuzendari nagusi berria zein kultura sailburuak etorriko dira beraien egitasmoak azaltzeko eta ez zitzaigun berriz diot bidezkoa iruditzen

maneiro jaunak mantendu egin du baino guk baita ere mantentzen dugu geure postura por cortesía parlamentaria ez dugu bidezkoa errespetatzen dugu noski baino bidezkoa ikusten eztabaida hau beno dena den zuzenketak aurkeztu eta erdibideko

nik poztu egiten naiz hemendik eskerrak eman bai

unzalu jaunei izan duten malgutasunagatik eta jorratu dutenez nik berriro ere ez dut irakurriko erdibideko
zuzenketa hau eskerrik asko eskerrik asko

mistoa upyd taldearen ordezkariak maneiro jaunak dauka hitza

euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza oyarzabal

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko
presidente andrea eta zure baimenarekin

eh bildu taldearen ordezkaria ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkariak

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta eserlekutik egingo dut zure

eta euskal popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita bi ez

plenoa amaitu aurretik zerbait irakurri nahi nuke komunikarazi nahi dizuet atzeratu eginda da gaur gauzatu behar zuen bakea eta

lan taldearen osaketa osoko bilkuran gertatu den eztabaidaren tonua ikusita

elkarri zor diogun errespetua eskatzen dizuet lan taldea ahal den azkarrena osatuko da

arma uztearekin zabaldutako garai berrian euskal gizartean orain geroko bakea eta bizikidetzaren oinarriak ezartzera behartzen gaitu eusko legebiltzarra da eztabaidarako eta akordioetarako lekua eta herritarren soberaniaren eta borondatearen ordezkariok horri erantzun behar diogu gure erantzukizuna da